eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor maneiro

gatzagaetxebarria nada más y muchas gracias señora presidenta amaitu da zure denbora gai zerrendako

lehendakariari egina bizkaiko diputatu nagusiak bi mila hamairuko otsailaren hogeita batean egindako adierazpenei buruz barrio jauna zurea da hitza

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den lehendakariak dauka hitza legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok

de otra tercera persona eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

lehendakariak du hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea esan dizut
bizkaiko aldun nagusiak otsailaren hogeita batean egin zituen adierazpen batzuen balorazioa egitea eskatzen didazu eta berriz diotsut barrio jauna

baina gauza bat esango dizut bere hitzaldia errepasatu egin dut eta berak ez zuen zuk aipatzen duzun bezala ez zuen eztabaida zail bat proposatu

eskerrik asko eskerrik asko zuri lehendakari jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd
taldeko legebiltzarkideak lehendakari egina frantziako ikasteentzako

maneiro jauna jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak dauka hitza

eta argi dagoenez ez era berean joan den astean hementxe bertan legebiltzarrean

eskerrik asko maneiro jauna eta amaitzeko gobernuaren ordezkariak uriarte andreak dauka hitza

garela esan genizuen baita egoera hau iparraldeko hogeita hamar ikastolentzat oraindik gehiago larriagotu egin daitekeela eta horrek asko kezkatzen gaituela

eta gaur egun daukagun egoera latza gure begi bistatik kendu gabe eta azpimarratzen dut hau egoera latza begi bistatik kendu gabe

ez diogu iparraldeko ikastolen egoera larriari uko egingo ez diogu gobernu honek euskararen alde egiten duen apustu lan eta esfortzu guztiari atea itxiko gogor ekingo diogu zintzo jokatuz

beste lurraldeetan ere iparraldean eta nafarroan hain zuzen ere euskararen egoera hobetuz joan dadin horretarako

gure eskuak beti laguntzeko prest luzatuz baina betiere

ildo horretan gobernu honek euskararen erakunde publikoaren barnean adostutako akordio ekonomikoa mantentzen eta sustatzen jarraituko du

eskerrik asko uriarte anderea gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa

herri administrazio eta justiziako sailburuari egina ehun eta hamar barra bi mila hamabi dekretuaren disfuntzioak desagerrarazteko jardunbideei buruz

eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna llanos andrea zurea da hitza

llanos andrea denbora amaitu zaizu jaurlaritzaren ordezkariak erkoreka jaunak dauka hitza

muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna gai zerrendako hamabostgarren puntua galdera arantza

euskal talde popularreko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina euskal sektore publikoko behin behineko langileei finikitatutako kontratuei buruzko legebiltzar aginduari buruz quiroga anderea zurea da hitza

ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eskerrik asko quiroga andrea eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak erkoreka jaunak dauka hitza

galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako

jasotzaileek bi mila hamairuko urtarriletik aurrera jaso beharreko murrizketarik gabeko diru kopuruari buruz arrondo andrea
eskerrik asko egun on guztioi aurreko legegintzaldian alderdi sozialistak hainbat murrizketa ezarri zituen eskubide subjektiboak diren gizarte laguntzetan horien artean besteak beste ehuneko zazpiko jaitsiera

inposatu zen diru sarrera bermatzeko errentan eta baita ere etxebizitza prestazio osagarrian momentu hartan bi mila hamabiko aurrekontu legearen xedapen bat erabili zen hori egiteko eta adierazi zen salbuespen egoera batean bi mila hamabirako izango zela eta bi mila hamairutik aurrera neurri horiek eraginik gabe uzteko asmoa adierazi zen milaka pertsonak kaltetuak ikusi zuten bere momentua bere diru sarrera eta galdera zuzena

sailburuari sailburu berriari jaurlaritzak noiz

aurrikusita eskubide subjektiboak diren diru sarrera bermatzeko errenta eta etxebizitza prestazio

berriz ere ordaintzea pertsona guztiei eskerrik asko arrondo andrea jaurlaritzaren

hitza legebiltzarburu andrea

uste dut hile honetako seian legebiltzar honetako batzordean

berari erantzunez oso zehatza izan nintzela eta ez da ordutik hona ezer aldatu oso zaila

oso zaila izango da eusko jaurlaritzan izango dituen aurrekontuez diru sarrerak bermatzeko errenta eta

helburua beste edozer gauzen gainetik zera da diru laguntza hauek hartzeko eskubidea duten guztiei laguntza hori
ematea eskerrik asko eskerrik asko zuri aburto jauna arrondo andrea zurea da hitza

egia da batzordean gauza beraz hitz egin genuen eta erantzuna bera izan zen zaila izango zela

ez du esan nahi zer egingo den bai ala ez bakarrik zaila izango dela horregatik berriro etorri gara galdera berdinarekin eta iruditzen zaigu gainera nahiz eta zaila izan zuk diozun bezala eta behin eta berriro adierazi

zabiltzatela edo gabiltzatela gutxien duten pertsonen egoeraz hitz egiten ari garela eta hitz egiten ari garela hain justu seiehun eta hamasei euro jasotzen duten pertsonetaz beraz pentsatzen dugu ere

bidezkoa izango litzatekeela hauek aukera izatea berreskuratzeko beraiei dagokiena eskatzea ehuneko zazpi hori berriro ere beraien diru sarreretan ipintzea aurrekoan esan nuen eta errepikatuko dut uste dugu edo gu behintzat ez gaude prest

errekuperatzeko bidea zabaldu behar dela eta hori eskatzen diogu jaurlaritza honi lehen aipatu dut zenbat kobratzen duten zein diru sarrera duten pertsona hauek

eta galdetu beharko genioke gure buruari ea hemen gauden guztiok horrelako diru sarrera batekin gure bizimodua duintasuna duintasunez

gai izango ginen uste dugu ezetz ez da nahikoa diru sarrera hori hobetzeko bidean ipini behar gara hori eskatzen diogu eta behintzat gure aldetik lanean jarraituko dugu jendarte justu baten alde eta pertsona guztien eta bereziki gaizkien pasatzen ari diren pertsona horien duintasuna
bermatzeko eskatzen eskerrik asko eskerrik asko arrondo andrea eta amaitzeko jaurlaritzaren aburto jaunak dauka hitza bai mahaiburu andrea

eskerrik asko eskerrik asko zuri aburto jauna

enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina etxea galdu dutenei alokairu sozialeko etxebizitza eskaintzearen

beitialarrangoitia andrea zurea da hitza bai zure baimenarekin galdera egintzat eman nahi nuke eta sailburuaren erantzunaren zain geratuko naiz mila esker oso ondo eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

bai eskerrik asko berriro mahaiburu andrea lehenengo eta behin galdera aurreko zioari buruzko

ez dut uste otsailaren seian egindako agerraldian ohiko prozedurak jarraitu gabe esaldi hori etxetik kaleratuak izan direnei etxebizitza bat eskaintzen gaudenik esan nuenik eta hala esan banu

esan nahi nuena zera da ordurako etxebizitzak eskaintzen ari ginela baina

ez prozedura orokorra baizik eta prozedura orokorra horretan salbuespen bat jartzen edo sartzen beraz galdera zehatzari erantzuteko egin duguna erraza da jaurlaritzaren alokairuko etxebizitza batetara bizitzen joateko irizpideak

eta hausnarketa hori egin ondoren etxebizitzatik kanporatuak izateagatik bizileku barik gelditu diren pertsonei lehentasuna ematea

beste ezer egin behar izan gabe eskerrik asko eskerrik asko aburto jauna beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

mila esker hain txikia izan da erantzuna ez dudala esaldia hitzez hitz aurkitu baina

uste dut ez direla erabiltzen diren termino zehatzak baizik eta gai honek daukan garrantzia eta daukan larritasuna ikusita zer egiten dugun

esango duena prozedura berezi bat jartzen baldin bada era horretako kasuetarako gaizki ari garenik esango nuke egoera bereziek

etxe kaleratzeen kontua orduan ere esan nuen seguruena indar guztiak gainera jarri behar ditugu beste zerbaitetan eta da

egia da kasu asko gertatu dira gertatuko dira eta horiei ere neurriak jarri behar zaizkie

nik orduan esan nuen hemen onartzen ari ziren neurriak oso azalekoak iruditzen zitzaizkidala eta galdera honekin praktikan benetan zertan ari ginen jakin nahi nuen alegia ea kalean geratzen diren guztiei eskaintzen ari garen etxe bat ea aukerarik badaukagun eta aukerarik ez badaukagu eusko jaurlaritzak

beste bitarteko batzuk erabiltzen ari ote garen esan banketxeek dituztenak hutsik dauden etxeak azken batean benetako erantzun bat ematen ari ote garen

galtzeari erantsi gainera tokiz aldatu behar izatea bizitoki bat izateko hori zen azken batean nahi nuena ez dakit gaur lortuko dudan erantzun hori jarraituko dut bestela beste nonbaitetik iruditzen zaidalako garrantzitsuena hori dela batetik galaraztea kalean geratzea jendea

eskasak eta epelak direla baina galarazi ezin den kasuetan benetako erantzun bat ematea askotan esan dugu jende asko da gehiegi hau pairatzen ari dena ikusten ari gara gaur irakurri dut estatuan ere beste puntu batean beste pertsona batek bere buruaz beste

oso larria den egoera batetaz ari gara oso ondorio larriak

eta hemen onartu ziren neurrien epeltasunarekin ez nuke nahi

esatea ari garela eskaintzen etxebizitzak etxe horiek galdu dituztenei alokairu sozialaren bitartez baino gero praktikan aldamenean inoiz ez aurkitzea benetan etxe horietara iritzi den norbait eta izatea esaldi bat aukera bat baina gero praktikan errealitatean ez dagoena inora bitartekaritzarekin gertatzen den bezala askotan bai badago mediazio bat baino gero mediazio horiek zein fruitu ematen dituen da garrantzitsuena neurria noski inportantea dela jartzea

ez da egokia beraz esaldi horren azpian dagoena

edo ez garen ari benetan nik hor nahi nuen indarra eta eskertuko nuke erantzun zehatzagoa

ordezkariak aburtu jaunak dauka hitza bai mahaiburu andrea eskerrik asko

gure jokabidea epela den ala ez baina benetan guk nahi duguna da hitzetatik ekintzetara eta

hemezortzigarren puntua galdera bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina gizarte elkarrizketaren mahaia eratzeari buruz

vicente reyes martín euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina guggenheim urdaibai museoari buruz

eskerrik asko reyes jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte anderea zure da hitza

eskerrik asko presidente anderea reyes jauna benetan

beraz honen inguruan egin diren interpretazioak aztertzeko nahian

gracias eskerrik asko reyes jauna eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak

lasai asko analizatuko dugu gure kulturari egin diezaiokeen aportazioa aztertuko dugu euskadi eta urdaibairi zer onurak gehitu diezaiokeen batez ere

inguru giroari eta gizarteari dagokienez beraz orduan

argi dago gure erantzukizunak hobekuntzak aurkitzera behartzen gaituela eta etengabeko hobekuntzaren ildotik jarraitu behar dugula

ardurarekin eta kontu askoz baina batez ere gogo biziz

uriarte andrea gai zerrendako hogeigarrena puntua galdera

mantentzearen kostuari buruz unzalu jauna zurea da hitza

sailburu jaun andreak legebiltzarkideok eguerdi on guztioi señora consejera usted

erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria beltrán de heredia andreak dauka hitza eskerrik asko mahaiburu

eskerrik asko unzalu jauna eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkariak beltrán de heredia andreak dauka hitza gracias

eskerrik asko beltrán de heredia andrea denbora amaitu zaizu gai zerrendako hogeitabatgarren puntua

eskerrik asko garrido andrea erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkariak darpón jaunak dauka hitza

presidente andrea legebiltzarkideok garrido anderea

erantzuteko txandan jaurlaritzaren ordezkaria darpón jaunak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna eta gai zerrendako

ingurumen eta lurralde politikako sailburuari egina euskal y a herrialde mailako proiektua nazioarteko lotura izeneko lana argitaratzeari eta banatzeari buruz

presidente andrea zure baimenarekin eserlekutik galdetuko diot sailburuari

proiektua nazioarteko lotura liburuaren publikazioa justifikatua dagoela
uste al du oregi sailburu andreak eskerrik asko matute jauna

bai mahaiburu andrea legebiltzarkideok egun on ba gai honi buruz adierazi

paperean bi mila zortziehun ale argitaratu zirela bi mila bostehun gazteleraz eta hirurehun euskaraz

egin zen bertsio guztiak etsren web orrian daude eskuragarri mila zazpiehun ale banatu egin ziren abiadura handiko trena gipuzkoan izeneko ihardunaldietan enpresa babesleen eta bertaratukoen artean

azaroaren sei eta zazpian izan ziren donostian hirurehun ale instituzioetara igorri ziren eusko legebiltzarrera gipuzkoako batzar nagusiak donostiako udalak eta beste instituzio batzuk jaso zituzten

euskal museora eta biltegian seiehun ale ditugu gutxi gorabehera kostu totala ehun eta hogeita lau mila laurehun eta hirurogeita hamazazpi eurokoa izan da

eta eusko jaurlaritzak banaketa gastuak hartu zituen bere gain bi mila bederatziehun euro gutxi gorabehera kopuru hauek ikusita nire ustea

egungo krisi egoerak eta teknologia berriek eskaintzen dituzten erraztasunak izanda

paperean argitaratzeko zuhurtziaz jokatu behar dela are gehiago bestelako medioak erabili daitezkeenean jasotako informazioa

internet eta zehazki eusko jaurlaritzaren ataria eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea matute jauna zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea zure iritzia ezagututa agerian geratu da berriz ere gure herriak behar ez duen politika egiteko eredua

eraikuntza ezta formei dagokionez ere enpresa eraikitzaileak ordaindutako argitalpen honen bitartez eusko jaurlaritzaren onespenarekin

abiadura handiko trenarekin irabazten duten bakarrak enpresa hauetaz ari naiz hain modu altruistan ordaindutako argitalpen honekin lehen

mesede egiten dio botere politikoa botere ekonomikoaren menpe egoteari hain zuzen ere

aberasten ari direnak argitalpen hau ordaindu izana hurrengo galdera planteatzera eramaten gaitu eskuratutako kontratuengatik ordaina edo kontraprestazioa

eta amaitzeko jaurlaritzaren ordezkaria den oregi andreak dauka hitza

eskerrik asko eskerrik asko oregi andrea gai zerrenda agortuta osoko bilkura ere